egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu jakinarazten dizuet gai zerrendako hamabi eta hamaika puntuak erretiratu egin direla gai zerrendako lehenengo puntua galdera jon andoni atutxa sainz euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak

egina alarma egoera amaitu zenetik osasun sailak hartutako neurriak ez betetzearen

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on

araudia betetzea da orohar euskal herritarren jokabide nagusia hala ere ezarritako neurriak urratzen dituzten jokabideek gaitzespen sozial merezi dute zuzenean eragin baitiote osasun bezalako ondasun preziatu bati horregatik honako galdera hau egiten dizugu segurtasuneko sailburua zaren aldetik eta

osasun agintariek hartutako neurriak betetzen direla bermatzeaz arduratzen zaren aldetik alarma egoera amaitu zenetik osasun sailak hartutako neurriak ez betetzearen ondoriozko arau hausteei buruzko datuen balantzea

atutxa jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

egun on guztioi ondo diozunez atutxa jauna euskal gizartea

guztien artetik nagusiena ez bada covid hemeretziaren pandemia bera da eta horrek gure osasunean gure ekonomian gure gizartean eta baita ere gure ongizatean izan duen eragina eta

sortzen ari den arazo guztia zertan esanik ez dago jaurlaritza buru belarri murgilduta dagoela pandemiaren kontrako borroka horretan sail bakoitzak dagokion aldetik eta eskuratuta dituen eskumenen aldetik segurtasun sailari dagokionez gure eginkizuna da arlo honetan

eta berak ematen dituen arauak osasun publikoa bermatzeko emandako arauak alde batetik bete egiten direla bermatzea eta

transmisión del virus por tanto hauek guztiak dira poliziaren datuak eta hauxe da hain zuzen ere segurtasun sailaren ekarpena azken hilabeteotan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

mila esker lehendakari andrea egun on guztioi urkullu jauna egun on egia esan behar baldin badizut

galdetu nizuke eta premiaz hartu behar direla uste dudan neurriez baina

herri honetarako oso gai garrantzitsua dela finantza munduan denak kotizatzen duela ikusita

gobernuen hitzak edo erdi hitzak edo isiltasunak arta handiz jarraitzen dituztela ikusita jakin nahi dut zergatik esan zuen eusko jaurlaritzak orain ez dela

unea eta zein aldagai dabiltza hori esan ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakaria

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on momentu honetan fusioa ez dela beharrezkoa esan egin dugu bai eta eusko jaurlaritzaren adierazpenak kutxabanketik jasotako informazioan oinarrituta dago eta horren arabera esan egin dugu dena den kutxabankek beraz irizpide hori bera defendatzen du eta kutxabankek beste erabaki estrategikoak dituenean eusko jaurlaritzak aldez aurreko informazioa jaso egin duen bezala oraingo honetan ere eta kasua balitz horrela izango litzatekeela ziurtatuko dizut
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea

eskerrik asko berriz ere urkullu jauna egoera zail baten aurrean gaude krisi ekonomikoa soziala prekarietatea desberdintasunak langabezia zaintzen krisia eta atzeratu ezin daitekeen krisi ekologikoaren aurrean besteak beste eta erantzunak ematea premiazkoa da herri bezala erantzunak ematea nire ustez gure ustez eta guk ez ditugu instrumentu finantziario propioak kutxabank izan daiteke bankarizazioaren osteko muga guztiekin

ez aurrezki kutxak banku bihurtzeko prozesu ilunak alde batetik baina ezta ere beste hainbat enpresatan gertatutakoak ere eta balio beza adibide gisa

azkenean ez enpresarik eta ez dirurik ez daukagula hain justu kutxabank zen euskaltelen akzionista nagusia eta akzioak salduz nahita edo nahi gabe

kutxabank eta sabadellen arteko fusioa beharbada ez da gauzatuko

baina bai bi mila hemeretzian euskaltelen inguruan eta bai orain kutxabanken inguruan

alantra aipatu dezakegu esate baterako neguriko orbitako

lasaigarria iruditzen ez zaigun bezala gobernuak emandako erantzunak eta oro har

hasieratik partxeak egiten ari delako gobernu hau bai legealdirako lehentasunetan eta

euskal finantza sistema propioaren aldeko apustua da espero duguna gobernuaren aldetik finantza sistema propio bat eta hori indartzeko pauso sendo eta ausartak

ez bakarrik baina bai modu berezian kutxabank dago gaur duen egitura eta gobernantza guk nahi ez genituzkeenak diren arren euskal erakunde bat izaten jarraitu behar duela uste dugu guk eta ez dugu besterik ulertuko ezta onartuko ere

eta argi utzi nahi dut herri honek ezin duela onartu kutxabank euskaltel bi bat izatea

argi eta garbi beste hainbeste entzutea espero dut eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

andrea iriarte andrea esan egin dudan bezala momentu honetan fusioa ez dela beharrezkoa esan egin dugu kutxabankek horrela esan egin duelako bere ibilbidean kutxabankek sinesgarritasuna irabazi egin du jaurlaritzaren eta gizartearen aurrean horrelako erabakiak hartzeko ahalmena dauka eta heldutasuna erakutsi egin du orain arte ere

helburu eta estrategiaren inguruan informazioa jasotzen du egungo

bat kutxabanken kaudimena bermatuta dago europako ekonomia eta finantza erakundeak egindako test gainditu eta ondo dakizunez estatu osoan liderra da kaudimenean bi europako banku zentralak edo europako banku agintaritzak ez dute inolako iradokizunik luzatu kutxabank

eta hiru kutxabank sustraituta dago emaitza ekonomiko onak ditu eta bere estrategia onartuta dago esan bezala momentu honetan

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarrena puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina merkatu librean etxebizitzarik lortzen ez duten pertsonek

arrazoizko alokairu etxebizitza bat lortzea izateari buruz andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina

izan zuen jokabidearen gaineko salaketei buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

erkoreka jauna bertatik bai

eskerrik asko gorrotxategi andrea erkoreka jauna erantzuteko zurea da hitza

y a las resoluciones judiciales eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera carlos iturgaiz angulo
euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina oposizioarekiko

irizpideari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea zure baimenarekin jesarlekutik galdetzeko

iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

lehenago edo bete baino lehenago hau da azaroaren lehen hamabostaldian zehazki izan dezakegu alderdi politikoekin bilera

eskerrik asko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz

gobernuari dagokio proposatzea antolatzea erabakitzea eta kudeatzea eta oposizioari berriz

galdetzea kontrolatzea ikuskatzea eta baita ere alternatibak eta

horien artean adostasunak edo desadostasunak sor daitezke distantzia edo lankidetza esparruak finkatu daitezke gure xedea da jaurlaritzaren xedea da

hori posible egiteko gobernuak lehen pausuak ematen ari da izango dugun lan bilera oinarri sendoen gainean antolatzeko bilera horretan

gai zerrendako seigarren puntua galdera josé manuel gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

aholkulari postuaren funtzioei buruz gil jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko gil jauna erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarrena puntua galdera iñigo martínez zatón elkarrekin podemos

jokorako sarbidea izateko debekuen erregistroari buruz martínez zatón jauna zurea da hitza bai

eskerrik asko erkoreka jauna martínez jauna zurea da hitza bertatik

bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina kalitatezko enplegua sustatzeko konpromisoari buruz kortajarena andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideak

hotz honetan kalitatezko enpleguarekin hitz egin nahi nuen patxada pixka batekin gaur zurekin

bazterkeria gabe lan baldintza bidezko eta egokietan oinarritzen den enplegua norberaren eta familia artekoaren segurtasun bitala bermatzen duena garapen pertsonalerako aukerak eskaintzen dituena osasunez burutu daitekeena arriskurik gabekoa langileen parte hartzea sustatu eta bermatzen duena aberastasunaren banaketa justua eta ekitatiboago bat ahalbidetzen duena

inpaktua murrizten duena eta trantsizio ekologikoaren bidean kokatzen dena eta oreka produktibo eta erreproduktibo berriak sustatzen dituena da guretzako kalitatezko enplegua beharrezkoa iruditu zait ezer baino lehen euskal herria bildurentzat

ze azkenaldian denok hitz egiten dugu kalitatezko enpleguaz hori da politikoki zuzena dena edo baina ez dakit gauza bera dugun denok buruan

zalantzarik gabe covid hemeretziak markatutako legealdia da hau honek sortutako krisiak ondorio larriak

dagoeneko nabarmen egin du gora langabeziak azken hilabeteetan eta are gehiago euskal langileen zaurgarritasunak eta aurrera begira datorkiguna ez dirudi erraza

babesa ere kolokan dago eta horrekin beren bizitza proiektuak ere kolokan

nago pentsatuta birusarekin konbibitzeko aukeratu den eredu honek arrisku handiak ekarriko dituela

que siempre se queda para el lunes gogoan dut bi mila hamaseian enplegu sailburua zen beatriz artolazabalek ere bere asmo onak agertu zituela eta gogoan dut nolabait ere enpleguaren kalitateaz ere hitz egin zuen eta hau hobetzeko asmoaz ere hitz egin zigun

asmoak horretan geratu ziren asmotan eta antzeko zerbait zuen gobernu akordioan eta ondoren etorri den berriztu programan ere ustedes

berriztu programan bi jarduteko ardatz bertikal definitu dituzue enpleguaren sorkuntzarena da bat eta zeharkako eremu komun batekin enpleguaren kalitatea hobetzea eta gure kezkak areagotu egiten dira

emaitza nagusien laburpena egiten denean programen emaitzen adierazle nagusiak markatzen direnean enpleguaren kalitateari buruzko bat bera ere ikusten ez dugunean

emaitzak hor daude denon eskura orain bi eguneko agerraldian esan nizun bezala europako testuinguruan eaeko enpleguaren datuak kualitatiboak zein kualitatiboak

dagoeneko enplegu izatea ez da segurtasun bitalaren bermea are gehiago emakumea eta edo gaztea edo biak baldin bazara y hoy no me quiero enredar

argi bat sailburu izendatu izan zarenetik eraldaketaz hitz egin duzu behin eta berriro

gaitezke eraldaketarako bidean baina eraldatzea gauzak beste era batean egitea da ezin da eraldaketarik egon betikoa egiten baina orain arte ikusi eta aztertu ahal izan dugun horretan asmoetaz aparte

gutxi ikusten dugu eraldaketa zantzu gutxi etaa

benetako lehentasunen inguruko zalantzak sortzen zaizkio mendia andrea

normaltasun berririk nahi guk oso argi dugu hemen jokoan dagoena mendia andrea da herri hau osatzen duten pertsonek duten kezka

ze gogoeta ze posizio eta ze konpromiso hartzen ditugun bizitza prekarioak

eraikitzeko baldintzak sortzea hori da jokoan dagoena guk argi dugu legebiltzar honetan esan dugun bezala

izan behar dela ezinbestean enplegu ekimen ororen helburu nagusia

eta bizi dugun egoeraren larritasunaren aurrean enplegu politikek orain arte

eta politika publiko esanguratsuen bidez lidergo eta ekimena berreskuratzea premiazkoa dela uste dugu mendia andrea

horretarako behar dugu anbizioa gure helburuak finkatzen ditugunean

behar dugu balentia behar dugu balentia kalitatezko enplegurakotrantsizio horretan

burutu behar dugu burujabetzaren inguruko eztabaida ze guk ezin dugu ezin dugu hemen

oso bat hemen guk definitu ezin dugu definitu gutxieneko soldata gure langileak babesteko sisteman lan harremanetarako esparrua

hitz egin behar dugu datozen urteetan emango den errelebo horretaz bai funtzio publikoan eta bai arlo pribatuan emango den erreleboaz hitz egin behar dugu enpresak diruz laguntzeko eta babesteko

hitz egin behar dugu langileak babesteaz hitz egin behar dugu

sortzaile diren kooperatiba eta ekonomia sozialaren arloko enpresa horiekin ditugun erlazioaz eta horiek eskaintzen dizkiguten aukerez

eta hitz egin behar dugu hitz egin behar dugu praktika feministak

ahal izateaz eta behar dugu koherentzia behar dugu koherentzia ezin dugu ibili azken asteetan ibili zareten bezala batzuek soldata jaistea proposatu eta besteek soldatak agian baxuegiak direla

baina gure ustez batez ere behar duguna da elkarrizketa behar dugu ekimen politiko sendo bat behar dugu kalitatezko enpleguaren aldeko herri itun

eserita dauden horietatik haratago beste agente askorekin eraiki behar dena

inteligentzia aktibatzea inteligentzia kolektiboa aktibatzeko aukera eskainiko duena

herri honi eta zuri luzatzen dizugun aukera bat eskaintza bat kalitatezko enpleguaren aldeko herri itun baten baitan aurkitu

alternatiba lehendakariak esaten zuen guri dagokigula alternatibak eskaintzea eta hau da guk proposatzen duguna eta guk jakin nahi dugu gaur zurea zein den zein den
nola gauzatuko duzun kalitatezko enplegua sustatzeko zure konpromiso hori eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi sailburuok egun on legebiltzarkideok

elkarrizketarekin eta berdintasunarekin aurkezten diren aukerei begiratuz langileen prestakuntza benetako enplegu eskaerari lotuz eta kolektibo ahulenei begiratuz emakumeei

gazteei eta zailtasunak dituzten beste pertsona batzuei eta enpresekin eta gizarte eragileekin egingo dugu eta baita legebiltzar honekin asteazkenean egin nuen agerraldian esan nuen eraldatzeko bokazioarekin gatoz gaurko mundua

eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea kortajarena andrea zurea da hitza

lau gai estrategiko edo daudela herri honetan mahai gainean bai

bueltakoa da behin eta berriro ekarri dugu legebiltzar honetara proposamen desberdinak eskua elkarlanean aritzeko luzatu dizuegu momentuz ez dugu exito handirik izan baina horretan jarraituko dugu europako funtsei dagokionean ere besteak arlo estrategiko bat iruditzen zaigu eta atzoko eztabaida ikusita bada ez dirudi jostailua askatzeko

gure kideak zaindu eta babesteko eta baldintza eta etorkizun hori beste baldintza batzuetan eraikitzeko ere sortzen da beste eztabaida estrategiko bat horretan ere

beste kapitulu bat eta hirugarrena da gaur zuri egiten genizuen eskaintza

enplegurako trantsizio hori egiteko elkarlanerako proposamen hori herri itun bat kapazak izango gara idoia mendia andrea gutxienez herri inteligentziaren aktibazio hori adosteko zer hor aurkituko gaituzu gu herri honetan

hainbat eta hainbat eragileekin eta mahai horien bueltan kontzertazio mahai horien bueltan eta erakunde horietan zuk aipatu dituzun erakunde horietan lekurik ez daukatenak baina herri honi eta helburu hauei begira eskaintzeko eta ekartzeko asko dutenak

prestutasun osoz mendia andrea eraldaketaren bidean lehengoan esan nizun bezala gu prest jakiteko dago zu horretan ere prest ote zauden

bidean galdera berriak etorkizun berri bat eraikitzeko galdera berriak egiteko prest ote zauden eskerrik asko kortajarena andrea

sus escaños eskerrik asko mendia andrea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

aurrean jaurlaritzaren asmoei buruz casanova jauna zurea da hitza

kaleratze masibo bati buruz hitz egin behar dugu eta lehenengo eta behin gure

barruan eta kanpoan dauden langileentzat erakutsiko ditut hainbat dokumentu lehenengoa

tapia andrearen argazkiarekin íñigo

eredu bezala proposatzen bi mila hamabosteko hitzarmen bat jaurlaritza eta gestampen artean

espazioa sortzeko bi mila hemeretziko beste hitzarmen bat jaurlaritza eta gestampen artekoa kasu honetan ikerkuntza eta garapena eta badago beste hitzarmen bat oraindik ezagutzen ez duguna baina eskatu duguna kotxe elektrikoen inguruan ikerketa gune bat egiteko

zaila da jakitea non hasten den bat eta non amaitzen den bestea argi dago harreman oso estua dagoela eta ez zaigu gaizki iruditzen

estua izatea enpresekin harreman estua izatea dela baina harreman orekatuak izan behar direla harremanetan bakarrik alde batek ekarpena egiten duenean

harreman sinbiotikoa denon onurarako baina harremanak parasitarioak bihurtzen dira bakarrik enpresen partetik dirua eskatzeko ahalmena edo ahalegina dagoenean eta konpromisoei uko

harremana badago harreman estua badago eta gure galdera da jaurlaritzak erabiliko du

gestampek egin nahi duen kaleratze masibo bidegabe hori
ekiditeko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburu eta legebiltzarkide guztiok eta egun on etorri zareten guztioi casanova jauna pozten naiz ze askotan hitz egin dugu jaurlaritzak eta enpresek izan behar duten harremanaz eta behintzat horretan akordio bat badugulako beste hainbatetan ere izaten dugu eta esan beharra dago

luzeago aipatuko ditugu baina beste enpresekin

eta bi gauzetarako erabiltzen ditugu besteak beste bata nolabait sortzeko baliabide berriak

eta enplegu berriak sortzeko behar diren azpiegiturak eta beste alde batetik horrelako gai bat aurkezten denean edo gertatzen denean baita ere harreman hori bideratzeko bai langileekin hitz eginez bai enpresarekin hitz eginez ahalik eta irtenbiderik egokiena lortzeko beraz gure harremana horretarako ere erabiliko dugu

eskerrik asko berriro lehen aipatu dudan publikazioan urkullu lehendakariak zera esaten zuen

ondora eta hor instalatu egin behar dira eta horrek laguntzen duela enpresa hori sendotzen ere baita ere

noski baliabide guztiak erabiliko ditugu eta gainera langileekin horretan geratu ginen eta enpresarekin ere bai baina jakin beharra dago zuk aipatu duzu gai bat eta nik beste bat aipatuko dut

zeren matrizeria eta trokeleria azken finean lotuta daude modelo berriak ateratzeari eta modelo berriak ateratzeari geldiune bat

eskatzen duela autoak sortzen diren edo kudeatzen diren eta ekoizten diren lekura lagundu behar zaiela eta hori ez da berria beraz gure aldetik

diren konpromisoak aipatu dituzu nik aipatuko ditut lau ditugu bata formakuntzaren inguruan aipatzen zenuen gtiaren inguruan zergatik enpresa horrek ekarri duelako

ez bakarrik lanpostu batzuk baizik eta talde osoan multinazionala den talde batean egin behar den formakuntza guztia formakuntza berria eta behar berriei egokitzeko

formatzeko lekua euskadira ekarri duelako eta bertan geratzeko aukera dutelako mundu mailatik etortzen diren pertsona horiek bigarrena nazioartetzea eta aipatzen zenuen pueblako enpresa bueno pueblako enpresa egia da elkarrekin dugun enpresa bat da

euskaditik antolatzen da prestatzen da eta

lortu du gestampek suezian egiten zen lan bat hona ekartzea eta

beraz nik uste dut hori ere egina dagoela eta azken hitzarmena lortu duguna da mundu mailan eta beste erregioekin nolabaiteko borroka batean eta borroka sano batean horrelako eszelentziazko bikaintasunezko zentro bat ikerketa zentro bat auto elektrikoa eta

euskadira ekartzea berriro ere egiteko modu berriak eta enplegu berria sortzeko beraz nik uste dut gauza bat direla konpromezu batzuk eta jarraitzen ari dira konpromiso horiek

enpresa berdina delako baina borroka desberdinak egin behar dira eta neurri desberdinak hartu behar dira zentzu horretan jaurlaritzak jarraitzen du

mahai gainean eta dagoeneko negoziaketan dagoen zerbait bide bat topa dezan eta onena izan dadila eta jaurlaritzak ez bakarrik sail honetatik baizik eta enplegu eta lan sailetik ere egin beharreko guztiak egingo ditu eskerrik asko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

beza ezartzearen gainean agertu berri diren informazio eta adierazpenei

buruz gordillo jauna zurea da hitza

presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko sailburua azpiazu jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina etxebideren etxebizitzen errentamendu kontratuaren muga eguna jo duten hernaniko

eskerrik asko larrea andrea erantzuteko arriola zurea da hitza

los ocupantes actuales gracias eskerrik asko arriola jauna larrea andrea zurea da hitza

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera unai fernandez de betoño saenz de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza

donostialdeko metroaren pasanteko obra kontratuaren desegiteari buruz

egun on guztioi urriaren zazpian arriola sailburuak agerraldi publiko bat egin zuen kontxako arkupetan eta bertan definitiboki iragarri zuen mirakontxa easo tarteko obrak desengingo direla jakin nahi dugu

eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

uste dut jokatzen ari zaretela obra hau zuen poltsikotik ordainduko bazenute bezala behar dugu gardentasuna jakin nahi dugu zer gertatu den zehazki

ikusi nahi dugu teknikoki zer gertatu den txosten teknikoren bat egingo zenuten azaltzeko zer gertatu den

kontratuaren desegitean esan beharko da ea indemnizazioak dauden norabide batean ala bestean eta horretarako ardurak depuratu beharko dira lehenago zure ustez dena ondo egin da hemen esan zenuen ehun eta bost sondeo geotekniko egin direla prentsan ere

joan gara bi mila hamaseiko proiektu konstruktiboa ikustera ikusi ditugu ehun eta bost sondeo horiek

han sartzen dira cervantes plazako aparkalekua egiteko sondeoak sartzen dira reyes católicos kaleko aparkalekua egiteko sondeoak

san martin merkatuko sondeoak ere sartu dituzue zerrenda horretan bi mila hamaseiko proiektu konstruktiboak esan zuen sondeo

badakizu zenbat sondeo berri egin ziren proiektuan zazpi

eta bi bakarrik easoko zuloan eta gainera kontxako zuloan egin zen sondeoa hogeita hiru metroko sakonerara bakarrik doa

puntu horretan hogeita hamabost metrotara eta eason gertatzen da berdina

tunela puntu horretan hogeita sei metroko sakonera

galdu dira hor sondeoak gutxi izan dira eta informazio eskasa ematen dute beraz jakin nahi dugu

ardurak depuratzeko kontratuen rezizioa sinatu baino lehen indemnizazioak norabide batean baldin badaude

eta beste norabidean baldin badoaz uste dugu egon daitezkeela ardura teknikoak ez badituze azalpen gehiago ematen hasiko gara pentsatzen erlazio zuzena dagoela akats hauen artean eta

ze obra esleitu zen ehuneko hogeita seiko bajadarekin eta proiektua esleitu zen ehuneko hogeita zortziko bajadarekin

eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna erantzuteko sagardui andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua

osasun sistema nazionaleko lurralde arteko kontseiluan sortu den lantalde espezifikoari buruz garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on

eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina zaballako kartzelan izandako presoen heriotzen inguruan arzuaga jauna zurea da hitza

ari dira zaballako kartzelan baita ere basaurin eta martuteneko kartzeletan ere azkena igor gonzalez sola preso politikoarena baina egia da

kezkagarrienak izan ere pasa den urtetik hona bederatzi preso hil dira bertan baina kasu horien inguruan iluntasuna nagusi presoekin lan egiten duten kolektiboek salatzen dute

inmediatoa azkarra familiarrei informazio eza inbestigazio eza eta

andreak ere kezka hori konpartitzen duen eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi

bai hildako pertsonaren hurbileneko ingurunearentzat bai

goibeldu eta kezkatu egiten nau hiritar gisa tristetu eta kezkatu egiten nau baina era berean arduratzen naiz azken hamarkadetan

kudeatzen aritu behar zuen gobernu baten arduradun politiko gisa gernikako estatutuan jasotzen den bezala

eskerrik asko artolazabal andrea arzuaga jauna zurea da hitza

izan ere badakit ez dela zure eskumena badakit berrogei urtez atzeratu dela eskumen honen transferentzia eta oraindik hilabete batzuk atzeratzen bada ere hemendik gutxira bost hilabete barru zuk

baita ere badakit nork daukan ardura eta

telefonoa altxatu eta bederatzi biktima hauengatik kezkatzea arduradunaren aurrean ere porque efectivamente

ehun neurri eaen espetxe arloko eskumena kudeatzeko

si las tiene definidas eskerrik asko arzuaga jauna artolazabal andrea zurea da hitza

artolazabal andrea gai zerrendako hemezortzigarren

taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina bi mila hemezortzi bi mila hogeita bat etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategiari buruz gonzález andrea zurea da hitza

eskerrik asko gonzález andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea gonzález andrea aldez aurretik lehenik eta behin zure galdera eskertu nahi dizut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

eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa iker casanova alonso

ostalaritzaren sektoreek pairatzen duten egoera larriaren aurrean

merezi du ez barkamena baina bai azalpena ez delako ohikoa sailburu bati galdetzea bere departamentuan eraman nahi dituen politika orokorren inguruan

salbuespen moduan egiten dugu interpelazio hau eta uste dugu egoerak justifikatzen duela bi arrazoiengatik alde batetik ulertzen ez ditugun arrazoiengatik atzeratu egin direlako gobernuaren agerpenak

hilabete asko pasa direnean hauteskundeak egin zirenetik gobernua osatu zenetik eta abar eta abar

horretatik aparte uste dugulako sektorearen egoeraren larritasunak behartzen gaituela gauzak eztabaidatzen eta erabakitzen eta egiten lehenbailehen guk interpelazioa egin genuenean justifikazioan esaten genuen galdetuko genizula zeintzuk ziren zure departamentuaren planak merkataritza eta ostalaritzaren eta ostalaritza barruan turismo sektorea barne bilduta ulertuta

pasa den astean larria zena zoritxarrez aste honetan oso larria

interpelazio honek gaurkotasun negatiboa edo zoritxarreko gaurkotasuna hartu du

en que la puedan recuperar segur aski zure gobernuak ezagutuko du txosten hau orkestra institutuak egindakoa txosten honetan aztertzen dira gure ekonomiaren sektore ezberdinak eta covid hemeretziak sektore bakoitzean

inpaktua baita ere sailkatzen dira sektoreak inpaktu horren dimentsioaren arabera eta baita ere egoera berri honen aurrean zaurgarritasunaren mailaren arabera ez da sorpresa ez da sorpresa

sektorerik kaltetuenak eta baita ere zaurgarrienak hain zuzen ere badirela lehenengoa ostalaritza eta bigarrena merkataritza bi sektore horien artean

komunitate honen enplegu osoaren ehuneko hogei

jende asko dago lanean zaurgarriak eta egoera delikatuan dauden sektore hauetan eta beraz lehen esaten nuen moduan bada garaia kontzientzia hartzeko egoeraren dimentsioaz eta larritasunaz eta gobernuaren interbentzioaren beharraz

en las próximas semanas gure ustez bono hauek berandu datoz berandu datoz eta gainera urteko sasoirik ezegoki batean

erosketa aukera berriak bultzatzea eta justu momentu hauetan berezko dinamika erosle potente batean murgiltzen gara

eta momentu desegokian datu bat besterik ez merkataritzari begira bi mila hamazazpian jaurlaritzak bi milioi euro dedikatu zion bonoetan aurten hiru milioi zazpiehun mila euro gero beste instituzioek ekarpen bat egingo dute uste duzue benetan

orain pairatzen ari garen egoerarekin konparatuta proportzionala dela igoera

a día de hoy gaur gaurkoz daukagu uste dut

jaurlaritzaren partetik eta gobernu zentralaren partetik bi mailegu lerro eta beste aldetik gobernu zentralak bi

eta baldintza ekonomikoengatik eten egin behar dutenentzat derrigortuta daudenak daukate kobertura maila aurreko

interbentziorako baina gure galdera da egoera honen aurrean aurrekari hauekin eta gaur egun dagoen laguntza faltarekin zer gertatuko zaigu

ostalaritza gelditu behar badu noiz arte aguantatu beharko dute merkataritzako sektore zabalek prekarietate egoera honetan zaurgarritasun egoera honetan incertidumbre egoera honetan jaurlaritzaren partetik
babes gabeko egoera honetan eskerrik asko casanova jauna

beste klabe oso negatibo bat eman duzu zure agerraldian esan duzunean

ematea ez da soberakinak banatzea kontua da hemen jendeari eskubideak aitortzea

eskubideak ditu bizi irauteko eskubidea badauka eta bere instituzioak babestuak izateko eskubidea dauka gizartean bizi gara

eman behar dizkiogu eta jendeak arazo ekonomiko larri bat daukanean

jakin behar du hor dagoela gizarteak bere instituzioen bidez laguntzeko

unibertsalak ez lasterketak ez zozketak dagokionari ezin dugu onartu jendea baldintza horretan izatea eta zure